gai zerrendako zazpigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena bankuen

klausulei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde sozialistaren txanda

eskerrik asko presidente andrea lehendakari señorías arratsalde on denoi

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo andreak dauka hitza

arratsalde on guztioi gaurkoan kontsumitzaileen eskubideen inguruko eztabaidagai daukagun hau

azalerazi direlako sistemaren gehiegikeri asko gai honen jatorria gogoratzea ondo dago boom inmobiliarioaren garaian hainbat erakundek maileguak ehundaka

askok era honetako klausulak erabiltzen hasi ziren helburu bakarrarekin diferentzialaren gudan galtzen zutena zoru klausulen bidez hainbat aldiz biderkatua irabazi nahi zuten garai hartan

ezezagunak zitzaizkigun hainbat erakunde prezio ezin hobeak ematen hasi ziren

betiko beste hainbat merkatuaz jabetzeko ere bai baina guda horretan soilik diferentzialaz hitz egiten zen eta zoru klausulak

noizbait azaleratzen baziren azalpen erraz bat zuten nola egongo da inoiz euriborra adibidez ehuneko bia baino beherago eta noski

azaltzen zen bezeroarentzat garantia moduan bai zera garantia

beti beti hain altua zen eta oraingoan bai ez zela inoiz helduko horrera hau iruzur hutsa da argi dagoena da erakunde eta bezeroek informazio bera erakundeek klausula hauek jartzen zituztenean diruaren merkatuaren zer nolakoak ezagutzen zituztela eta merkatu honen benetako mugak ezagutzen zituztela baina bezeroek ez bezeroek ez zuten

egoera hau izanik gure taldean dudarik gabe era honetako klausulen aurka agertzen gara eta horregatik

legez besteko proposamenarekin bat eginez berau osatzeko bi puntu proposatzen genituen batetik

errefusa eskatuz eta bestetik herritarren eskura bankuen gehiegizko klausulen salaketetan babes legal eraginkor bat

eskatuz azkenik sarasua andreak esan duen moduan erdibideko bat lortu dugu hiru taldeen artean espero dugu eskatzen duguna bete dadila eta kontsumitzaileen defentsan egin beharrekoa

nahiko egoera latsak ikusten ditugu arazo hau bizitzen ari diren pertsonengan eta beste hainbat gehiegizko klausulen aplikazioa

hiritarrek ez dituzte ordaindu behar sistemak berak sortutako

mila esker eskerrik asko pinedo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den telleria jaunak dauka hitza

mahai buru andrea lehendakari sailburuak legebiltzar kideok arratsalde on denoi

eta gainera erakundeak batik bat espainiako erakundeak horretaz jabetu gabe zer gertatzen zen astelehenean pisu bat erosi eta ostiralean merkatuan

etxebizitza horietako asko eta asko urre prezioan erosi zituzten eta batzutan horretarako kredituak handiagoak ziren

honek kalte egin zien familien ekonomiei zegoeneko

geroago bankuek izugarrizko zorrak izan zituzten eta ez zioten hipotekak kobratzeari utzi baina bitartean milioika herritar

herritarrek edo herritarrotako askok behintzat

agian okerrera egingo zutenik eta sinatu egin zuten dokumentuak begiratu ere egin gabe

horren adierazgarri maiatzean osasun eta kontsumo sailburuak azaldu ziguna

kontsumobidek bost salaketa jaso zituela eta salaketa horiek espainiako bankura bidali zituztela hori baita gai horretan eskumena duen organoa

hamar erreklamazio izan dira eta horietan bitartekaritza lana egiten ari dira espainiako bankura bidali baino lehen

sententzia horien aurretik bankuek kredituak eman zituzten era guztietako klausulekin horietako asko azaldu ere egin gabe

horregatik gure zuzenketaren eskaria euren arduretan sakontzeko

espainiako gobernuak eta europako banku zentralak guk gure taldeak zintzoki uste dugu beste erreskate bat behar dugula herritarren

eskerrik asko tellería jauna zuzenketak aurkeztu ez dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andrea zurea da hitza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

aho batez onartu da azken puntua

euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena osakidetzako langileen lan baldintzak arautzeko akordioaren testu bategina egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena ekimena egin duen taldearen txanda barrio jauna zurea da hitza

logikoa eta zentzuzkoa iruditzen zaigu alderdi popularrak jarri duen proposamena alegia dokumentu bakarrean jasotzea sakabanatuak dauden dokumentu desberdinak langileen lan baldintzei buruz ari direnak langile lan baldintzak arautzen dituzten akordio instrukzioak zirkularrak

eta ezinezkoa da langileak argi jakitea beraien egunerokotasuna benetan

eta iruditzen zaigu guri behintzat gutxienezkoa dela langileak dokumentu bakarrean hori guztia izatea eta

zeintzuk izan diren jaurlaritzak mahai orokorraren bidez alde batetik eta ondoren osasun sailaren bidez inolako elkarrizketa gabe eta negoziazio gabe inposatu zaizkien murrizketak

araudi guzti horiek jasotzen joan diren aldaketak horiek dira lan baldintzetan inolako

aldaketak eta orduan askotan langileek ere ez dakite egunerokoan zertara egokitu behar diren alderdi popularrareko bozeramaleak esan duen bezala

nueve eta hor agertzen da zein buletinetan publikatuak izan ziren

hori guztia esanda bai esan behar dugu bigarren puntuan jasotzen den erdibidekoarekin

zer jarraitu ez da egon ez da egon inolako elkarrizketarako akordiorako borondaterik adostasunak bilatzeko borondaterik hemen egin izan da noizbehinka deitu puntualki

bilateralak gai puntualen inguruan baina hemen

mahai sektorial bat orokortasunean eta gai integral batetan langileen baldintza guztietaz hitz egiteko

zerrenden kudeaketaz hitz egiteko hizkuntza irizpidez hitz egiteko

horraino iritsi da osasun saila eta horren adibide da

mahai orokorrean hor kolpe bat eman zen mahai gainean

baldintzatzen duena administrazioa publikoan langileen lan baldintza guztia eta ondorengoak ondoren maiatzean osasun sailak bide berdinetik jarraituz beste dekretaso bat onartu zuen maiatzak hogeita zazpiko

horregatik gure zuzenketan eskatzen genuen orain arte dagoena

gain hemen egin behar dena da benetan eragile guztiekin deitu mahaira noski osasun arloko eta benetan elkarrizketa habian jarri elkarlana eta adostasunari bidea irekitzeko orain arteko

alboratuz eta benetan sinesten baldin badugu pertsona ardatz izan behar dela zalantzarik gabe langileak zaindu behar dira esker ona adieraztetik harago beraien parte hartzearekin

azkenean osasun babeserako eta horretarako eskubide bermatu eta osasun

bermatzeko gure ustez hori izan behar da azken xedea eta helburua eta horretarako langileek eta osakidetzako langileen egitura funtsezko funtsezkoa da seguru nago gai honetaz

esan genezakeena da eta esan nahi duguna da gaurkoan eztabaida hau aprobetxatuz osasun sailari dei egin nahi diogu benetan deitzeko

elkarrizketari bidea irekitzeko

ordutegietaz txandetaz lanpostuen profiletaz mahai sektorialean hitz egiten diren kontu guztietan

hainbatetan aldarrikatzen dugun osakidetzak duen dizdira hori izaten jarrai dezan

izateko eta horretarako zalantzarik gabe ezin gara errentetatik bizitzen jarraitu eta langileen egitura baldintza egokietan mantentzea zaintzea

eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

arratsalde on guztioi guk ere ez dugu arazorik eduki

erdibidekoa adosterakoan legez bestekoaren inguruan

kasu honetan osakidetzako langileen lan baldintzak zeintzuk diren jasoko dituen testu edo

dokumentu berri bat eguneratuko baldintza horiek

eguneratuko dituen dokumentu bat egiteko eskatzea jaurlaritzari uste dugu eta horrela adierazi izan dute osakidetzako arduradunek bazeukaten asmo hori bazenbiltzan lan horretan eta adierazi zuten

prestutasuna guk ere uste dugu behar beharrezkoa dela osakidetzako langileen lan baldintzak argitzeko lagungarria izango den dokumentu hau onuragarria izango dela eta bertan jaso beharko ditu

langileei aplikagarri zaizkien lan baldintzen multzoa

hain zuzen ere langileok errazago eta argiago izan dezaten zeintzuk diren

lan baldintzak kontuan izan behar dugu osakidetza oso erakunde berezia dela hogeita bost mila gora

hainbat eta hainbat lanpostu mota ezberdin daude medikuetatik hasi erizainak zelariak administrariak eta abar eta abar batzuek ospitaletan egiten dute lan beste batzuek osasun zentroetan

zerbitzu zentraletan beraz kausistika oso zabala eta anitza da

kontuan hartu beharko direla azken akordioaren ondoren egondako adaptazioak edo egokitzapenak eta besteak beste batzuk aipatzearren

hartutako akordioaren ondorengo baldintzak lizentzia eta baimenen arloan egondako aldaketak

behin behineko ezgaitasunen trataerari dagokionean izandako aldaketak eta abar

inongo problemarik bat egiteko eta bigarrenarekin ere bai guk ere uste dugu

eta aurreko hilabetetan egon ziren saiakerak bertan behera geratu ziren eta

epe horretan konpromisoa hau beteko duelakoan

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza sí gracias que votaré a favor de la transaccional

taldearen ordezkaria roncal andrea zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea bigarren txandan

ubera andrea bai bai

testua eta hemen benetan jaurlaritzak egin behar duena eta osasun sailak egin behar duena

eta negoziazioari bidea eman orain arte inolako borondaterik erakutsi ez duen bezala ze garbi ikusi da orain arte hartu duen bide bakarra alde bakarrekotasunaren bidea izan da inposizioaren

murrizketak ezartzeko eta osakidetzaren eta osasun arloko egiturari zutabe nagusienetariko bateri

eta benetan pertsonetan sinesten baldin badugu funtsezko funtsezkoa da kalitatezko arreta bat eskaintzeko

esaten den bezala eskerrak emateaz gain ze hemen osasun sailburuak ohitura handia dauka langileei esker onak emateko

parte hartzerako eta elkarlanerako bideak ireki behar dira eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea beste norbaitek orbegozo

amaituta bototara jarriko dugu euskal talde popularrak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

berrogeita hamar abstentzioak hogei ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da